memoriaren eta oroitzapenaren ibilbideen katalogo bat egiteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

ekimena aurkeztu eta aldezteko mendia anderea zurea da hitza

garrantzitsua zelako memoria historikoaren

kasu berezi honetan itinerario moduko katalogo bat egitea gobernutik eta gero hori udaletxeekin adostea eta martxan ipintzea euren

zuzenketak aurkeztu dituzten txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den

arratsalde on legebiltzarburu andrea lehendakaria legebiltzarkideak

lehenik eta behin eskertu nahi diot mendia andreari egin duen ahalegina hain zuzen ere

eta berak esan duen bezalaxe oinarrizko kontuan ados gaude eta ñabardura gutxi batzuk egon dira

erdibideko zuzenketa horretan eta

puntuaz bi puntu daude bereziki

txosten bat egitea lehenik eta behin eta gero ibilbide batzuk antolatzea eta kendutako sinbolo

sortzea gure ñabardura da

txostena egitearekin eta uste dugu badela ordua eta aspaldidanik egin behar zela eta oraindik falta direla zenbait parametro betetzea

eta ondorengo diktaduraren biktimak asetzeko baina

txosten hori egia da bigarren bertsioan zabalago geratu dela eta aipatu egiten da upv bera edo

eta guk ikusten genuen hori agian gehiegi bideratzea zeren eta behin aipatzekotan

euskadiko artxiboa bera edo aranzadi eta batez ere eta guretzat hau da

elkarte memorialistikoak hau da kontuan hartu behar direla memoriaren inguruan urteetan lanean dabiltzan elkarte horiek eta diktadurako biktimak biltzen dituzten elkarte horiek txosten bat egiteko orduan beraz

mugaketa horrekin ez gentozelako bat lehenengo puntu horretan gure abstentzioa egingo dugu abstenitu egingo gara eta bigarren puntuarekin aldiz

kontuan hartuko dela beharrezkoa dela nola edo hala interpretatzea gertatu dena hau da iraganari begiratzen ez dion herriak

zer gertatu den ez bakarrik ikusteko fisikoki baizik eta azaltzeko ulertzeko

eta nazioarteko erakunde guztiek behin eta berriz esaten dute badaudela parametro unibertsal batzuk eta

egin zuen txostena bi mila zortzian eta berretsi du orain

esanez ezinbestekoa dela kontuan hartuko baldin badira egia justizia erreparazioa

zenbait puntu aintzat hartzea gaur hona ekartzen gaituen puntu honek bakarrik jasotzen du parte bat oso garrantzitsua eta da nola

baina egia esan ezin dugu bistaz galdu bide horretan aurrera egiteko

eta hor esaten du batetik badagoela amnistia lege bat mila bederatziehun eta hirurogeita hamazazpikoa

funtzioa egiten ari dena gero esaten du

por parte de los tribunales españoles oso berriki ikusi dugu nola egiten ari den momentu honetan prozesu judizial bat gerra eta ondorengo diktaduraren biktimen aldekoa baina

baizik eta argentinan eta lotsatu beharko litzateke estatua ikusitakoan horrenbeste urteren ostean oraindik ez dagoela

parametro unibertsal horietan sartzeko hau da justizia egia erreparazioa eta berriz ez errepikatzeko garantia beraz

beharrezkoa ez nahikoa hori ere esan behar da baina seguru nago bide horretatik abiatuta segituko dugula ildo beretik

txostena baina berdin berdin aipatu daitezke bertan dauden beste dokumentuak

zenbait konklusio edo zenbait ondorio ateratzen ditu

esaten dudan moduan ekimen honek egiten duena da memoriarako bide horretan pausu bat ematea

beraz alde horretatik babestu eta lagundu behar da

uste dugu eta konbentziturik gaude aurrera begirako bide horretan nekez egingo dugula ez badugu lehenago atzera botatzen begirada etaez badugu onartzen gertatu den guztia mingarria bada ere

uste dut herri honetan alde guztiek eta pertsona askok sufritu dutela bortizkeria eta aintzat hartzen badugu bortizkeria beti dela injustua beti

bortizkeria berriak eta bortizkeria garaikideak

eta justiziaz begiratzeko baita ere bestelako bortizkeriak ere begiratu behar izango ditugula

eskuzabaltasunez alde horretatik eta ikusten ditut alderdi popularreko ordezkariaren aurpegiak

historia guztiak kontatzeko eta errelatuak

edo bestela beti izango da errelatu desorekatua partziala

sasi egia eta ez dago gezur handiagorik sasi egia baino ze ezin da kontatu egia osoa errelatuen parte batzuk

gure bultzada ekimen honi eta etorri behar diren beste ekimen guztiei eta espero dugu ez gelditzea bide honetan gure eskua luzatzen dugu horretarako eta espero dugu besteen eskuak ere prest

dagokigun lana egiteko eskerrik asko eskerrik asko mintegi andrea euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

eskerrik asko barrio jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

euzko abertzale taldearen ordezkariaren ramírez escudero jauna dauka hitza

lehendakari garaileek idazten dute historia beti eta gerra zibila ondoren berrogei urtez jasan behar izan dugu faltsukeriez injustiziez eta irabazleak goraipatzeko

idatzitako historia horregatik guztiagatik eta nahiz eta hirurogeita hemezortzi urte igaro bigarren errepublikako legedi juridiko eta demokratikoaren aurko altzamendu militarretik beharrezkoak dira

eta memoria historikoaren ibilbideak berrogei urteko diktaduraren gezur historikoa aurrera egiteko

la memoria histórica besterik ez eskerrik asko

andrea zuk beti daukazu birtutea edo gai honekin daukazu birtutea azkenean sartzea

eta gaurko gaia edo behintzat gure ekimenaren helburua zen beste bat ez egiari justizia eta erreparazioari buruz hitz egitea hortaz hitz egin dezakegu luze asko legebiltzar honetan eta hitz egin dugu baita iraganean ere gure helburua honekin zen mantentzea gure memoria historikoa eta baita

con el cinturón de hierro badago benetan egoera oso larri batean hori zen gure

del año mil novecientos treinta y seis mila bederatziehun eta hogeita hamazazpi mila bederatziehun eta hogeita hemezortzi mila bederatziehun eta hogeita hemeretzi mila bederatziehun eta hirurogeita hamabost bi mila hamalau

eskerrik asko eskerrik asko mintegi andrea
euskal talde popularraren ordezkaria den carmelo barrio jaunak dauka hitza

muchas gracias eskerrik asko barrio jauna maneiro jauna zurea da hitza ez duzu hitzik hartu behar

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den escudero jauna zurea da hitza

bozketa banatuta egingo dugu puntuka

bozkatuko duguna da euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketaren lehen puntua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hamairu bai hogeita bat abstentzio ondorioz lehenengo puntua onartuta geratu da jarraian

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamalau bai ondorioz aho batez onartu da erdibidekoaren bigarren puntua

gizarte larrialdietarako laguntzetan jasotako gastuetarako gehienezko zenbatekoak urte bakoitzeko urtarrilean ezartzeko obligazioari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena popularren txanda garrido andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko mahaiburu andrea arratsalde on guztioi atzo arratsaldean agerraldi interesgarriak entzuteko aukera izan genuen

kolektibo batzuek mahai gainean jarri zituzten ideia batzuk adibidez gaur egun eaeko herritarren ehuneko hogeiak pobrezian bizi dira

dira eta horien artean ehuneko hirurogeita bostak emakumeak dira gehienak seme alaba franko

herritarrek arazo larriak dauzkate egunero jateko kolektibo horiek esan zuten ere gaur egun langile aktibo izateak

bermatzen pobrezian ez egotea horrek zer esan nahi du zoritxarrez gaur egun denok egoera zaurgarri batean gaudela denok bihur gaitezkeela gizarte larrialdietarako laguntzen eskatzaileak

gogoratu behar dugu gizarte larrialdiko laguntzen hartzaileen ia ehuneko laurogeita hamarek diru iturri bat duela lan errenta edo gizarte segurantzako pentsio bat horregatik agerraldi horietan nabarmendu zena guk ere

gizarte babes sistema oraindik ona izan arren ezin gara erori autokonplazentzian are gehiago kontuan hartu behar dugu

atzera pauso nabarmenik egon dela gure gizarte babesean eta

gaur egun dugun krisialdia eta goraka doan gizarte larrialdia ikusita ezinbestekoa da lehentasunak ezartzea herritar guztien ongizatea

politika eta jarduera guztietan baita aurrekontu politiketan gaur berriro ere deskribatu dudan egoera aldatzeko

gutxienez esparru batean zehazki gizarte larrialdietarako laguntzetan ppk

aztertu ondoren erabaki genuen gehitzeko zuzenketa bat aurkeztea gure taldeak egokia ikusten du eusko jaurlaritzaren urteroko

urtarrilera aurreratzea argi dago planteamendua

argitalpena aurreratzen bada udalek lehenago tramitatuko dituzte eskaerak eta ondorioz pertsonek orain baino lehenago jasoko dute dirua

halaber bi mila hamabostgarrena urteko

are gehiago bi mila hamabosteko susmatzen den eszenarioaren aurrean neurriak hartu behar ditugu behingoz gero eta eskatzaile

egongo dira bilbon esate baterako gero eta pobrezia gehiago eta ur pobrezia gehiago soluzioa neurri handi batean behintzat gobernuaren eskuan dago iaz bost milioi euroko soluzioa

jarrera eta neurri berberak konbentzituta gaudelako jaurlaritzaren ardura da beraz jaurlaritzak bermatu behar du beharrezkoa den

hor gure koherentzia gaur talde sozialistaren faltan nabarmendu duguna ezinezkoa izan da erdibide bat lortzea

aurkeztu dugunen artean eta aldi honetan arazoa ez da izan ez gurea ez talde popularrarena talde sozialistak ez du aldatu izan nahi

ez dugu ulertzen zergatik bi mila hamairuko urtarrilaren akordioa jarri dugu mahai gainean eta hala ere talde sozialistak ez du babestu izan nahi

penagarria da hemen plazaratu dugun ekimena bertan behera geratzea gaur talde popularraren aldetik aterako den proposamena acuerdo

baino ez da izango atzera pausu bat ematen ari zarete herritarrek eta estuagoak gero eta kezkatuago gero eta txarrago dauden bitartean eta soluzioak eskatzen dizkigutenean gu legebiltzarrean

eskerrik asko blanco andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den sarasua andreak dauka hitza

nada más eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

legebiltzarkideok arratsalde on guztioi alderdi popularrak aurkeztutako legez besteko proposamenak zera eskatzen dio gobernuari

jasotako gastuetarako gehienezko zenbatekoak urte bakoitzeko urtarrilean ezartzea eta eusko jaurlaritza prest dago esfortzu hori egitera eta horregatik ez genion zuzenketarik aurkeztu oinarrizko ekimenari zilegia eta inportantea iruditzen zaigu urte hasieratik argi uztea zeintzuk diren gizarte larrialdietarako laguntzetako gastu espezifiko bakoitzeko bi mila hamalaugarrena urtean

urtero urtero honela lehen momentutik definituta gelditzen dira gastuen gehienezkoak eta dirulaguntzak hartzen dituzten pertsonek ere argi dituzte

aginduak laguntza horietara bideratutako kredituak banatzeko irizpideak ezartzen ditu eta lurralde historiko eta udal bakoitzarentzat aurrekontuan ezarritako

urterako diru sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko legeak bazterkeria arriskua saihesteko eta bazterkeria egoera arintzeko arautzen dituen baliabideen artean

eta hasieran esan dugun bezala enplegu eta gizarte politiketako saila prest dago legeak ezartzen duen urteroko agindua urte bakoitzeko urtarrilean

ez genuen aurkeztu zuzenketarik eta euzko abertzaleak taldearen babesa izango du oinarrizko ekimenak

eh bildurena koherentea da orain arte gai honen inguruan mantendutako jarrerarekin eta hori eskertzekoa da hori bai eh bildurentzat gizarte larrialdietarako laguntzak

nahiz eta gaurko gai zehatzarekin zerikusi gutxi eduki euren gehitzeko zuzenketa ildo honetatik doa eta guk ez dugu babestuko gizarte larrialdietarako laguntzak ez baitira eskubide subjektibo gaurko legealdian legebiltzar honek gehiengoz horrela erabaki zuelako

hau aldatzen saiatu zarete behin eta behingoz eta momentuz ez duzue lortu eta jakin badakigu jarraituko duzuela horretan baina momentu honetan

hau eta horregatik ere ez dugu babestuko eta bigarren zatiari dagokionez eskatzen duzue bi mila hamabost urteko aurrekontu proiektuan behingoz eskaera guztiak betetzeko diru partida ziurta dezala

oraindik aurrekontuen eztabaidarako nahiz eta nahiko gelditu bildu

zuen jarrera markatzen eta ez gara eztabaida honetan sartuko oraingoan ezta zeren eta badakigu denbora edukiko dugula honen inguruan hitz egiteko aurrekontuen buruz gabiltzanean

zuzenketari dagokionez egia esan sarasua andrea ez dudala oso ondo ulertu zure bigarren puntuaren esanahia

intentarán obtener besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arregi andrea erantzunen txandara pasatuz garrido andrea zurea da hitza

en esta cuestión azken finean alderdi popularrak aurkeztutako proposamenak eskatzen du udaletxek eskatzen du

egin dezala gobernuak eta horrela udaletxeek aurrera

aurten adibidez aprobatu dira apirilean eta iaz aprobatu ziren martxoan

agindu berri bat aprobatu zela diru kopuru berri bat jasotzeko

besterik ez eskerrik asko blanco andrea sarasua andrea zurea da hitza

eskerrik asko sarasua andrea maneiro jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna eusko abertzaleak taldearen ordezkaria den

berdina aesen inguruan gizarte larrialdietarako laguntzen inguruan

baina gauza pare bat esan behar dizkizut alde batetik atzo eduki genuen agerraldian zuk esan duzu esan zutela

horrek suposatzen duela erkidego autonomoko ehuneko hogeiaren biztanleria eta hauetariko ehuneko hirurogeita hamabosta emakumeak hori ez zuten esan hona agerraldira etorri zirenak baizik eta arrondo andreak zure taldeko bozeramaileak ez eurak ez zuten esan eta

nik bai esan nahi dudana da gizarte babes sistema on bat daukagula zuk ere

eskerrik asko arregi andrea eztabaida amaituta lehenengo jarriko dena da eh bildu taldearen gehitzeko zuzenketa

ez da onartu gehitzeko zuzenketa jarraian euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

euskal talde popularraren jatorrizko testua gai zerrenda agortuta osoko bilkura